eskerrik asko barrio jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina merkataritza librearen itunari buruz matute jauna zurea da hitza

andrea eguerdi on guztioi joan zen martxoaren lauan

tapia andreak adierazpenak egin zituen karel gucht troikako ordezkaria aurkezten ziharduenean

garrantzitsua litzateke euskal enpresentzat itun hori sinatzea kanpoko enpresek aukera izango luketelako muga zergarik ordaindu gabe europako lurraldeetan negozio egitea era berean mundu mailako merkatua liberalizatzearen

hitzez hitz tapia andreak ere azpimarratu zuen europar batasuna gai honetan protagonista nagusienetakoa izan beharko litzatekeela

matute jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkari den tapia anderea zurea da hitza

beti leku berdinera iristen gara zein da eredua eredu kapitalista edo ez eredu kapitalista uste dut horrek ez garamatzala inora ze benetan ez gara ados jarriko kasu honetan

librearen tratatu baten inguruan ez beste ezer eta gero jarraituko dut baina

hori baldin bada helburua eta helburua baldin bada garapen ekonomikoa garapen ekonomikoak dakar berekin

zerbitzu sozialak hezkuntza osasuna beste hainbat gauza mantentzeko garapen ekonomikoa beharrezkoa dela

beraz ez dezagun hori lekuz kanpo jarri eta bere neurrian jarri dezagun

egia da eta hori hala da geoestrategikoa dela esan duzu hori da asuntoa zeren eta europar batasunak gero eta pisu txikiagoa dauka ekonomia globalean eta hori berez txarra da guretzako txarra da zeren eta europar batasuna hamabostetik hogeita zazpira pasa zenean

ekialdera mugitu zen eta gu euskadi bezala mutur batean gelditu ginen eta ez

tratatu honek jarriko gaitu erdi erdian zeren

beste hainbat lekuekin jarriko gaitu egoera hobean

zergatik mugitu behar dugu beti pazifiko aldea asia pazifikoa esaten dugu eta hori une honetan da ardatza

justu kontrakoa hori ona da garrantzia berriz ere jasotzea eta garrantzia mantentzea aipatzen zenuen baita ere datu batzuk

datu horiekin ez naiz sartuko baina bai bi adibide jarriko dizkizut europar batasunak bi mila hamaikako uztailean sinatu zuen horrelako akordio bat dakizun bezala seguruen

europar batasunak asiako herrialde horrekin lehen zuenaren

ez gure produktuak hor kokatzeko baimena eta aukera ematen digulako mexikorekin

eta horren ondorioz bi milatik bi mila hamabira gertatzen diren

bikoiztu egin da baita ere hori txarra da baita ere ez hori ona da gure ustez beste gauza bat da zuri ez bazaizu gustatzen eredu hori baina hori gure enpresentzako ona da enplegua sortzen du eta

beraz kontutan izan dezagun zertaz ari garen hori guretzako ona da eta mantentzen dut esan nuena eta hemendik aurrera bi mila hamabostean hori martxan baldin badago dudarik gabe ona izango da gure enpresentzako eta gure merkatuarentzako porque desde luego señor matute

eskerrik asko tapia andrea zurea da hitza

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako

eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko gobernuaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

andrea sarasua andrea aipatu duzun ekimena txirotasun eta gizarte bazterkeriari buruzko

onartu zen kokatu behar dugu ekimen hori diru sarreren bermerako legearen sistema publikoaren muinean jakitun zareten moduan desberdintasunari buruzko eta txirotasunari buruzko azken inkestak zuk erabili duzuna eta hori da eta inkesta garrantzitsua da inkesta eragiketa oso garrantzitsua

euskal diru sarreren bermerako sistemak

txirotasunean dauden pertsona askorentzako eta baita

arriskuan sartzeko dauden pertsonentzako beraien sarreretako ehuneko hogeita bata

erakundeetatik oinarrizko errentaren diru sarrerak beraien diru sarreran berrogeita hamabia suposatzen du hau da daukagu sistema

inkesta horren ildotik irizpide horrek zer esaten duen gure barne kohesioa euskal gizartean asko landuta daukagula sendotuta daukagula zorionez eta esker legebiltzar honetan adostasun batekin ipini genuen diru sarrerako

legeak eta tresnak aipatu duzuna kokatu behar dugu ere gizarte eratzeko

gizarteratzeko planak dauka planifikazio gizarte ikuspegitik bost urtekotasuna bost urtekotasun horretan zer ari da jaurlaritza egiten indarrean dagoen

sailak egin duena da ebaluaketa bat ebaluaketa hori egin du eta ebaluaketa horren ondorioz gizarte eta enplegu politikarako sailak une honetan gauza bi egiten ari da alde batetik jardun batzuk zehazten eta neurri batzuk gauzatzen eta beste aldetik

tokiko eta esparru berezietako plangintza hori bertaratzen barneratzen

honen barruan horrek zer suposatuko du sarasua andrea bergizartero gizarteratzeko planaren

egongo da zuk aipatu duzun plana eta berorrek ekimena aurkeztu zuena orain dela ba lau hilabete eta ganbarak onartu zuena berorrek aipatu duzun moduan ba ekimen horiek eta zuk aipatutako

gizarteratzeko planaren barruan egoteko hori da helburua horretarako sailen arteko gizarteratzeko batzordea ipini da indarrean hori zegoen lehen baita ere lanean dago instituzioen arteko gizarteratzeko plana birformulatzen

aurkitzen da une honetan eta hor nahiko adostasun dago instituzioen artean eta zentzu horretan zuk aipatutako ekimenaren eta

eta horrekin lotuta gero instituzioen arteko gizarteratzeko batzordea hor baita gizarte eragileak egoten dira hor parte hartuko da eta amaitzeko

hor ere tokiko esparruetan eta baita udaletxe batzuetan langabezi tasa batez bestekotik goitik dagoena linea edo hari berezi bat dago
enpleguko sustapena horrela betetzen dugu zuk egindako ekimenaren muina eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

publikoari irekitzearen eta eskuratzearen inguruan jaurlaritzak dituen asmoei buruz barrio jauna zurea da hitza

eduardo chillida honela gauzak bi mila zazpian krisialdirik gabeko testuinguru oso ezberdin batean chillida familiak chillida leku gune babestu bat bilakatzeko

zuen irtenbide bat bilatzea erabaki zuen une hartan hasi ziren lehenengo elkarrizketa formalak euskal erakundeekin horretarako

arlo hauetan aldez aurretik izandako esperientzia ezagutzen zutelako bera

negoziaketetan ibilitakoa denok dakigunez gaur egun thyssen museoa dimentsio handiko eta arrakasta ezaguneko errealitate kulturala da

euskal erakundeek chillida leku museoari konponbide egoki bat aurkitzeko erabakia hartuta chillidaren obraren balorazio bat eskatu zuten une hartan

enpresak egin zuen eta emandako balorea ehun eta hirurogeita hamasei milioi eurokoa zen negoziaketaren fruitu

familiak chillida leku jadanik martxan zegoen museoa eta nazioarteko erreferentea

euskal erakundeei lagatzea erabaki zuen honela

hau da hirurogeita lau milioi euro izango ziren familiak gipuzkoako lurraldeari eta euskal autonomia erkidegoari

benetan jarrera laudagarria beraien aldetik edo nola ere alde batetik gobernu aldaketa izan zela eta beste aldetik

akordio hau ezin izan zen une hartan gauzatu honela bi mila bederatzian gobernu berria eta familia ia ia zerotik hasi behar izan zuten berriz ere hitzaldi eta negoziaketekin esan beharra dago une honetara helduta

moduko ibilbide bat aurkezten bazen ibilbide hori gero eta estuagoa eta aldapatsuagoa egiten joan zela eta

akordioa ez zen heldu honela zorigaitzez bi mila hamaikako martxoan

une goibel eta latza benetan familiarentzat bertako langileriarentzat kulturarentzat eta

edozein kasutan ere gobernu honek bere lehenengo egunetik mantendu izan du

chillida lekurako berriro irekitzeko nahia eta helburua eta ez dugu amore emango museo garrantzitsu honen etorkizuna bermatuko duen akordio batetara heldu arte

jakina denez bi mila hamairugarrena hasieran berriro hasi ginen familiarekin harremanetan

aurreko legealdian bertan behera gelditu ondoren chillida leku interesatzen zitzaigula eta kulturaren aldetik

elkarrizketak berriro hasteko interesa agertu zuen familiak eta lehenik eta behin chillida lekuren izaerari buruzko oinarrizko irizpideak adosteko premia planteatu zigun

eduardo chillida artistak asmatu zuen bezala erabateko begirunea izatea proiektuari geroago akordio baterako oinarriak finkatuko lirateke

horrez gain eta gai honi beti eman dio familiak garrantzi handia elkarrizketak erabateko diskrezioaz egingo zirela ere itzartu genuen hasieratik

geure gain hartu genuen elkarrizketa eta negoziazio prozesuaren

aurrean ez emateko konpromisoa akordio argiak edo behin betiko desakordioak egon arte

chillida leku espazioaren izaerari buruzko ideiak aurreratzen zituen lehen dokumentu bat proposatu genion familiari dokumentu horren arabera berezko artelana eta ez museo konbentzionala izango zen chillida leku

bera partekatzeko eta etorkizun hurbil baterako proiektatzen genuen zentroaren ereduari buruzko puntu konkretu batzuk zehazteko izan zitzaigun baliagarri

ordea kudeaketa eta ekonomiaren terminoetan konkretatzea beharrezkoa zen berriro martxan jartzen saiatzen zen zentroaren eredua hobeto definitzeko asmoz

ondorioz lord cultural resourcesekin harremanetan jartzea erabaki genuen hauek

kultur proiektuak eta plan estrategikoak mundu osoan gauzatzen dituen prestigio handiko kultur aholkulariak dira chillidaren obra eta haren nazioarteko eragina eta euskal herria ondo ezagutzen dituzte bilboko guggenheimen museoaren plan estrategikoaren egileak dira besteak beste

beraieieskatu genien eredu kontzeptualari buruzko eztabaidan

txosten horrek ekonomia eta kudeaketaren terminoetan konkretatuko luke aipatutako lekuaren izaerari buruz eusko jaurlaritzak

museoaren kostu eta diru sarrerei buruz ordurako publikoak ziren datuak

kudeatzaileekin izandako elkarrizketak eta hipotesi moduko proiekzio ekonomikoak erabiliko lituzke eta emaitza gisa zentroaren kudeaketarako planteamendu ezberdinak planteamenduko lituzkeen agiri bat sortuko litzateke

bi mila hamairuko abenduan entregatu zitzaion familiari esan beharra dago txosten horrek elkarrizketetan konkrezio maila handi batekin aurrera jotzeko aukera

baten eredu bat zehazten eta haren kostu eta diru sarrerak aurreikusi aldera

eta iraunkortasuna aztertzeko helburuarekin ekonomikoki duen bideragarritasuna ezagutzea funtsezkoa da espazio horren aukerei eta kudeaketa modalitateei buruz hitz egiten hasi aurretik une honetan agiriak planteatzen dituen hipotesi ezberdinak aztertzen ari gara chillida familiarekin museoaren definizio kontzeptual eta operatibo bat ixteko

indarrean jarraitzen du guretzat eta chillida familiarentzat diskrezioaren arabera jokatzeko eta komunikazio publiko ahalik eta gehien mugatzeko akordioak

hori dela eta ezin dugu une honetan konkrezio handiagorik aurreratu baina ziur egon zaitezke chillida lekuren ekonomia eta kudeaketaren aldetik

egiten ari garela eskerrik asko uriarte

más informaciones al respecto hori dela eta benetan berriz pazientzia

argi baitago honelako gai delikatuetan prisak eta presioak ez direla batere lagungarri eta besterik ez hurrengo batean ea

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina sopuertako ikastetxeei buruz oyarzabal jauna zurea da hitza

ikasleen ehuneko hamaren bat ordezkatzen duten handitze gurasoen elkartea zehatzago esanda

alternatiba hori gaur egun ez da bideragarria bilboko elizbarrutiak aurreko jabeak lursailak sopuertako udalaren alde egin duen dohaintza eskriturazko

eta egoera hau aldatu nahi izan ezkero udaletxea bera izan beharko da konponbide bat bilatu beharko duena edozein kasutan ere azpimarratu nahi dut gaur egun sopuertako hezkuntza beharrak

san viator eta la baluga ikastetxeek ematen duten eskaintzarekin are gehiago udalerriko hezkuntza erkidegoarekin izan ditugun

jakin dugunez sopuertako bizilagun gehienak oso pozik daude gaurko hezkuntza eskaintzarekin baina gure erantzukizunak eskatzen digun bezala

eboluzio eta gora beherak ezagutzeko eta agertzen diren beharrei erantzun egokia eman ahal izateko eskerrik asko uriarte andrea

nire aurreko interbentzioan esan dizudanez sopuertako udalerrian hezkuntza eskaintza egokia dela uste du gobernu honek horiek horrela dauden

la baluga haur hezkuntzako ikastetxe publikoa eta san viator itunpeko ikastetxea beteta daude udalerrian hezkuntza premiak gaur egun

jaiotzen datuen bilakaeraren eta udal herriko eskolatze tasaren jarraipen hurbila egiteko konpromisoa hartu du sail honek

la baluga eskolan sopuerta lehen hezkuntza eskaintzaren
arrondo andrea zurea da hitza bai egun on gai berdinarekin jarraitzen dugu baina
beste ikuspuntu batetik ziurrenik guk ez dugu auzia ipintzen san viator ikas eskolaren jarraipena san viator hor dago eta egongo da

non lehen hezkuntzako lehen hezkuntza eskaintza publikoa ez dagoen ez dago aukerarik herrian

lehen hezkuntza egiteko herrian bakarrik ikastetxe kontzertatu batean egin daitezke ikasketa horiek eta gure ikuspuntutik hori da gaia bi mila hamargarrena urtetik

la balugan eskola publikoan lehen hezkuntzako eskaintza irekitzeko eskaria egiten ari dira

udaletxea alde batetik eta la baluga eskolako eskola kontseiluak

eskaria udaletxeak eta eskola kontseiluak

hogeita bi ikasleen familiak izena eman zuten la baluga lehen hezkuntza egiteko hezkuntza sailaren erantzuna ezezkoa izan zen

izen ematea ireki denean guraso batzuek zazpi zehatz mehatz dagoen

izena ematea la baluga ikastetxean eta eskari hori aintzat har dezala eskatu dio hezkuntza sailari eta hezkuntza

gure galdera da egoera horren aurrean datorren ikasturterako momentu honetan aurrematrikulazio garaia dena eta guraso horiek erantzun bat eman behar zaienez eta datu guztiak ezagutzen dituenean hezkuntza sailak eta sailburuak zein irizpide jarraituko

hezkuntza sailburuak la baluga eskola publikoan lehen hezkuntza irekitzeko

eta hor dauden gurasoak eta izena eman duten gurasoei ze erantzun eta bidea irekiko dien eskerrik asko arrondo andrea

ondo dakigu zenbat buelta eman ditugun gai honen inguruan ugariak dira egindako txostenak eta hainbat izan dira baita ere gobernu honek izan dituen bilerak

bigekoeekin eta udaletxearekin azken bilerak otsailaren hamabian eta hamazazpian ospatu genituen

azaldu genuen zein den benetako arazoa egiazko arazoa ez da zazpi umeek nahi dutela lehen hezkuntza publikoa izatea sopuertan eta guk ez diegula eman nahi benetako arazoa beste bat da udalak eta elizbarrutiak erdietsitako akordioaren ondoriozko dohaintza eskrituran datza arazoa se lo diré claramente señora arrondo

sin obligación de indemnizar por ello sarritan azaldu dugunez arazo honek argi eta garbi gure eskuduntzen eremua gainditzen du

berak hartu beharko du esku arazo honetan irtenbide onena aurkitzeko asmoz eskerrik asko uriarte andrea arrondo andrea zurea da hitza

tartean dagoena besteak beste argudiatzen da eliza katolikoak udaletxeari eraikinaren dohaintza egin zionean ipinitako esapideetan esaten zena ez dela arriskuan dagoela lehen hezkuntza irekitzen baldin bada la baluga

txosten juridikoen inguruan interpretazio desberdinak daudela azken hilabeteetan ere

udaletxeak eskatuta iñaki lasagabaster herrarte euskal herriko unibertsitateko katedradunari

gurasoak eskatuta joxean lozano murga abokatuari bata iñaki lasagabasterrek egindako txostenak esaten duena da hor

haur hezkuntzarako izan behar dela bigarren txostenak dio dohaintza egin zenean irregulartasunak egon zirela dohaintza horretan eta oso

hori dena kontutan hartuta guk uste dugu aukera bat baino gehiago dagoela ez dela bakarrik udaletxearen ardura hezkuntza sailak bere ardura izan behar duela

eta gaur zazpi ikasle dira orain dela bi urte hogeita bi izan ziren ez dago eskubiderik hezkuntza sailak
ezetza jarraitzen ematea eskerrik asko arrondo anderea uriarte anderea zurea da hitza

inguruan egiten ari diren erabilpen interesatu eta demagogia hau da txosten horiek esaten dutena azken finean esaten dute zer harreman dauden udaletxea eta eliz barrutiaren artean orduan arazoa hori konpontzeko

apurtu behar den posible den edo ez lehenengo hitz egin behar dutenak beraiek dira ea posible duten erabili eraikuntza

lehen hezkuntza jartzeko hori da lehenengoa eta gero guk prest gaude esateko esan behar duguna baina lehenengo konpondu behar da arazo hori orduan ez leporatu guri besteak

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

bi mila hamalaueko martxoaren hiruan bilbon gertatutako ekintza bandalikoen aurrean

jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andereak dauka hitza

maneiro jauna beltrán de heredia andrea zurea da hitza

a esta interpelación eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hogeita laugarren puntua galdera

ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina bilboko

egun on mahaiburu andrea legebiltzarkideok iturmendi andrea egun on eta eskerrik asko zure galderagatik

mallona besterik ez eskerrik asko oregi andrea

ezta ere ba jarraian adierazpen instituzional bat

eusko legebiltzarraren adierazpena martxoaren hogeita baterako

eguna eusko legebiltzarrak berretsi egiten ditu desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aldeko nazioarteko hitzarmenean jasotako helburuak

desgaitasuna duten pertsonen eskubideak eta duintasuna babesteak eta bermatzeak

pertsona guztiak jasotzen dituen gizartea edozein direla ere haien beharrak eta behar horiek bere egiten dituen gizartea eusko legebiltzarrak

partehartzea sustatzea esparru zibilean politikoan ekonomikoan sozialean eta kulturalean

egun seinalatu honetan eusko legebiltzarrak urte honetarako hautatutako leloarekin osasuna eta ongizatea guztiontzat sarbidea eta berdintasuna konpromiso argi batekin agenda politikoan mantentzea euskal autonomia erkidegoan bizi diren

aukera berdintasuna eta gizarteratze erabatekoa eta eraginkorra erdiesteko borroka

osasun laguntza jasotzeko beharrezkoa denean eta gainontzekoen baldintza berberean bereizketarik gabe eta pertsona bakoitzaren osasun behar espezifikoen egoki batekin ondorioz legebiltzar honetatik berretsi nahi dugu dibertsitatea aberaste sozialeko balio bezala defendatzeko dugun konpromisoa